egun on guztioi mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri zaitezte

eztabaidari ekingo diogu gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida mila bederatziehun eta laurogeita bateko ekainaren hogeita hamareko jaurlaritzaren legeko berrogeita hiru artikuluan eta legebiltzarraren erreglamenduko ehun eta laurogeita hamairuan aurreikusitakoa

harira eztabaida jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da azalpena amaituta bilkura arratsaldeko ordu bi eta erdiak arte etengo da hala erabaki baitu bozeramaile batzordeak beraz jaurlaritzaren

legebiltzarkideok sailburuok herri agintari herri ordezkariok jaun andreok

legegintzaldi honen lehen bi urteak igaro dira eta beste bi ditugu aurretik legegintzaldiaren erdian gaude beraz gaur orain arteko bidea aztertzeko eta gelditzen zaigun eperako norabidea agertzeko aukera baliatuko dut duela bi urte

ondoren eusko jaurlaritza osatu eta euskadiren alde egiteko konpromisoa berritu genuen baikortasunez eta ilusioz ekin genion bideari hasieratik legebiltzar honi elkarrekin lan egiteko gonbidapena luzatu genion jakin badakigu garai honek dakarren erronkei aurre egiteko

geroztik elkarlanean aritu gara eta auzolana da

geroztik aurrerapausoak eman dituen gobernua gara bi urte igaro dira

aditzera emango dut zein den eusko jaurlaritzak bere gain hartu dituen konpromisoen betetze maila baita ere esku artean ditugun plangintzen bilakaera

aurrean ditugun erronkak azalduko ditut jaurlaritza irmotasunez eta zintzotasunez burutzen ari da onartutako gobernu programa

hazkunde ekonomikoa eta enplegu sorrerarako laguntza baita giza garapenena eta integrazio soziala indartzeko programa ere gaur ez dut hurrengo bi urteei buruz bakarrik hitz egin nahi euskadiren etorkizunari buruzko hausnarketa egin nahi dut

hizpide hartuta aldaketa garaia bizi dugu

orain arte genituen galderen erantzunak aldatzen ari dira aldaketa garaiek ziurgabetasuna dakarte

elkartasun harremanak eta elkarren arteko konfiantza zalantzan jarri hau izan daiteke ere gure buruari galdera berriak egiteko unea aukera berriez baliatzeko aldartea erantzun ditzagun elkarrekin galdera berriak

aurrerapenaren alde garai honek ekarri dituen ondorio positiboak ziurtatu ditzagun emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako konpromisoa

bakea eta bizikidetza berri baterako aukera aldi berean sendotu ditzagun gure gizartea errotzen dituen oinarriak giza garapena

eta kalitatezko zerbitzu publikoak honekin batera aintzat hartu behar ditugu gure indarrak eta baita ahuleziak ere gazteriaren

euskaditik kanpo behartuta doazen profesionalak egoera zailenetan dauden langabetuak gure ikuspegia mundu zabalera ireki behar dugu geroz

globalizazioak beste kontinenteetara hurbildu gaitu euskal enpresen eta beste eragileen nazioartekotze prozesua areagotu egin da eta gehiago zabaldu behar da aldi berean globalizazioak estatuen arteko menpekotasuna utzi du agerian

erronkak ere garapen iraunkorra izan da eta izaten jarraitu behar du gure industria zerbitzu garraio nekazaritza eta oro har

ingurumena babestea pobreziaren kontra egitea eta giza eskubide guztien defentsa dira hiritar global bezala guregan hartu beharreko erantzukizunak

baina europan bizi gara eta europar batasunean daukagu bereziki arreta jarrita eusko jaurlaritzak integrazioaren bidean jarraitu nahi du euskadik europar batasunean hitz propioa izan nahi du helburuak lerrokatuz ekarpenak egiten jarraitu nahi dugu lankidetzan jardun nahi dugu

eta euskadi aurrera doa gure industria berritzen ari da enplegua inbertitzen berrikuntzan digitalizazioan eskola uzte tasa murrizten ari da gazteek

ingurumenarekiko gardentasunarekiko zor publikoarekiko hartutako konpromisoak betetzen ari gara bizi itxaropena

edo berdintasuna sustatzen ari gara bizikidetzaren alde inbertitzen ari gara herri txikia gara eta erronka hauei aurre egiteko denon laguntza eta parte hartzea ezinbestekoak dira auzolana da gure lan egiteko modua adostasunaren bidea jorratzen jarraitzea da gure xedea

eta ilusioz beterik ekin genion bideari eta gaur bide horren erdian konpromiso horiek berresten ditut gaurko hitzaldia hiru arlotan banatuko dut aurreneko zatian egungo egoeraren ikuspegi orokorra aurkeztuko dut

egindakoaren berri emango dut eta hirugarrenean etorkizuneko erronkentzako ditugun erantzunak azalduko ditut egungo egoeraren

ikuspegi hau nazioartean hasiko dut non hiru eremutan areagotu da eztabaida ekonomia multilateralismoa eta migrazioak indartu egin da protekzionismo ekonomikoa eta soziala gure enpresentzat irekiak egon diren merkatuak ixten ari dira

arazo horrek sektore jakin batzuei eragiten die bereziki eta europar batasunak erantzun bat eman beharko luke merkataritza askearen arauak aldatzen ari dira eta horren aurrean elkar hartuta jardun behar dugu

multilateralismoa zalantzan jartzen ari da horren erakusle da nazioarteko erakundeek hori ez babestea edo kontsentsu garrantzitsuak zalantzan jartzea

aldaketa klimatikoaren kontrako akordioa migrazioak protekzionismo soziala sortzen ari dira migrazioen dramaren aurrean mugak ixteaz ari naiz ez da soilik europako kontu bat ez da soilik siriako krisiak

aitzitik mundu osoari eragiten dion gai bat da eta beraz europak erreakzionatu egin behar du eta politika komun bat ezarri

azken bost urte luzeotan gertatzen ari dena euskadik adierazi du prest dagoela

hala egin genuen hasieratik horren erakusle adierazpen instituzional bat sinatu genuen giza korridore eta plataformen esperientziak mahaigaineratu ditugu erantzun positiboa eman genion aquarius ontziaren krisiari

migratzaileak hartzeko konpromisoa berresten dugu hori bai sinetsita gaude gai honi egiturazko erantzun bateratua eman behar zaiola

bai europako batzordeko presidenteari eta europako eskualdeetako lantaldeko presidenteari ere en esta visión general del entorno me sitúo

lau herri erronka genituela azaldu nuen hezkuntza demografiaren erronka eta gaztedia digitalizazioa eta berrikuntza

garbi dago aurrera egin dugula guztioi eragiten eta guztion ardura diren lau erronka horietan horra hor hezkuntzan lortu diren akordioak hasiera hasierako aldaketa positibo bat hezkuntzaren aldeko akordioa

itun berri bat eraikitzeko kalitatea eta emaitzak hobetzeko eta bikaintasunean aurrera egiteko hainbat ekimen jarraitzen dugu plazaratzen demografiaren erronkari erantzuteko

eta bizi itxaropena handitzen uste osoa dut

zerikusia daukala batez ere gazteek bizitzatik eta lan arlotik espero dutenarekin ekintza integrala behar dugu

hori da tresna nagusia familiei eta haurtzaroari laguntzeko euskal ituna aurrera eramateko horra hor basque country

digitalizazioaren erronka bere egin duen gizarte baten erakusgarri esan genuen

eta hitza bete dugu baina herrialdea osorik harturik ez dugu nahikoa aurrera egin enpresa pribatuen bultzada ere behar dugu

euskadi basque country nazioartekotze estrategia onartu dugu erronka honek ere adar asko ukitzen ditu erakundeak ekonomia hezkuntza kultura turismoa azken batean euskal gizarte osoari eragiten dio

gure gobernu programan programaren ehuneko jarri dugu martxan ehun eta hirurogeita hamabost konpromisoetan eta seiehun eta berrogeita hamabost ekimenetan bada jarduerarik martxan irekia gardentasun atarian hiru mila berrehun eta hirurogeita zortzi jarduera argitaratu ditugu

hogeita zortzi lege proiektuetatik hiru jada onartuta daude kiroletako dopina lanbide heziketa eta portuak eta itsas garraioa beste zazpi legebiltzarrean daude eta bederatzi gobernuan dira tramitatzen hasiak hemeretzi ekimen jarri ditugu martxan eta gainerako bederatziak bi urteotan osatuko ditugu plangintza estrategikoa indarrean dago

sailetarako berrogeita hemezortzi planetatik berrogeita bost indarrean dira sailek onartuak dituzte diru laguntzetarako planak aurten guztira

eta gobernu programan badira hamabost herri helburu ere legegintzaren erdian egin dezagun lehen balorazio bat eta ikus dezagun zenbateraino bete diren hamabost herri helburu horiek

nazioarteko gardentasun indizeetan aurre aurrean egotea hala genion bi mila hamarean euskadik

eta bi mila hamalau eta bi mila hamaseiko azken neurketetan berriz ehundik ehun puntu ditugu

bizi itxaropena urtebetez handitzea legealdi hasieran bizi itxaropena laurogeita hiru urtekoa zen hortaz helburu hau beteko badugu bi mila hogeian

urtetan behar dugu egon gaur egungo datua

eta jaio berrien bizi itxaropenean europaren buruan gaude

ratioa europa mailan neurtzen da jakiteko hemezortzi eta hogeita lau urte

zenbatek ez duen amaitzen bigarren hezkuntzako bigarren etapa batxilergoa edo lankide heziketa legegintzaldia hasi zenetik eskola uztearen tasa

ehuneko zazpian da gaur egun europa guztiko ratio apalenetako bat da gurea

helburua bi mila hogeian hogeita bost urte baino gutxiagoko gazteen ehuneko hirurogeita hamabostek euskaraz jakitea lortzea genion

bi mila hamaseiko soziolinguistika inkestaren arabera hamasei urtetik hogeita lau urtera bitarteko gazteen ehuneko hirurogeita hamaika koma lau euskaraz hitz egiteko gauza da helburua

euskararen ezaguera hobetzea eta erabilera indartzea bai gelan bai gelaz kanpoko jardueretan eta aisialdian

hogeia murriztea genion europan erabiltzen den adierazlea arope indizea da zeinak eskualdeka ematen baititu datuak legegintzaldiaren hasierako datua ehuneko hamazazpi koma sei zen beraz helburua da tasa hori ehuneko

jaistea eurostatek euskadiri buruz eman duen azken datua ehuneko

europar batasuneko daturik baxuenetarikoa finlandia suedia edo danimarka moduko herrialdeena baino baxuagoa eta europako batez bestekoaren oso azpitik ehuneko hogeita hiru koma zazpi

jaiotze tasa handitzea eta umerik baduten familiei laguntza handiagoak ematea legegintzaldia hasi zenean mila biztanleko zortzi koma zazpi zen jaiotze tasa azken datua bi mila hamaseikoa da eta zortzi

europar batasuneko tasarik baxuenetako bat da han guztira hamar jaiotza baitaude

helburu honetan ez gara aurrera egiten ari herri erronka dugunez ziklo negatibo honi aurre egin beharrean gara kultura aldatu eta neurriak hartu behar dira etxebizitza arloan enpleguan gizarte politiketan eta lana eta etxea bateratzeko

euskadi genero berdintasunean lehenengo lau herrialdeen artean kokatzea genion

laugarren lekura iristea dugu herri helburu argitaratu den

bi mila hemezortzikoa da eta europan aintzakotzat hartzen diren helburuetan egin beharreko aldaketak egin ondoren euskadi bederatzigarren lekuan da europako herrialdeen artean

ekainaren hemeretzian zazpigarren berdintasun plana onartu genuen eta identifikatu dugu zer egin behar dugun esparrutan bada gainera estrategia eta plan eragile bat euskadin soldata arrakala murrizteko gai hori aurrerago aipatuko dut

etaren behin betiko armagabetzeari eta desegiteari amaiera ematea genion

politika orokorreko eztabaida honetan esan dezakegu lehenengoz amaitu da eta betiko zoriondu dezagun bata bestea

atzera begiratzeko orduan izan dezagun biktima guzti guztienganako elkartasunik sakonena bizikidetza eta giza eskubideen

azken lau urte hau emankorra izan da oso bizikidetzaren

nabarmen ditzadan esparru batzuk biktimak artatzea martxoaren hamarean terrorismoaren biktimen europako eguna antolatu genuen

giza eskubideen urraketen biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko legea defendatu dugu honen inguruan espainiako gobernuarekin akordio bat egitera iritsi gara

aipa ditzadan hitzeman programa gizarteratzeko lege prozesuak sustatzeko

legalitatearen barruan eta presoen hurbilketa erraztuz erlijioa aitzakiatzat duen nazioarteko terrorismoari aurrea hartzen saiatu gara apirilean jarduketa programa onartu genuen eta batzordea osatu garapenerako lankidetza bi mila hemezortzi bi mila hogeita bat plan zuzentzailea onartu dugu

errefuxiatuak erantzun integrala antolatu dugu euskal erakunde sozialekin koordinaturik eta espainiako gobernuarekin eta lankidetzan migrazio mota berriei erantzutearren eta gai

erakunde publikoen eta gizarte antolakundeen lankidetzan jardun dugu bi ikuspuntu harturik oinarri

eta erantzun estrategiko bat prestatzea migrazioak eta demografiak jotzen diguten erronkari bide honetan share

horrela izaten jarraituko du guk ere parte hartzen dugu europaren etorkizunari buruzko gogoetan eta sinetsita gaude integrazio prozesuak behetik gorakoa izan behar duela horrexegatik hain zuzen ere

eskumen legegileak dauzkaten eskualdeek edo estaturik gabeko nazioek gehiago parte har dezaten sinetsita gaude europak sare bat izan behar duela gure proposamena da sare horren parte izatea oinarritik sare horrek euskal ehun ekonomiko eta produktiborako ere balio du enpresa zentro teknologiko edo unibertsitateetarako enpresa arloko aliantzak eta teknologietako aliantzak bultzatu behar dira

lekua indartzeko horixe da sakon sakonean

etorkizuneko erronkak aurrera egiten jarraitzen dugu oraindik asko dagoelako egiteko

esanguratsuenak nire esker ona adierazten diet

guztiei egindako lanagatik nire esker ona halaber etengabe babesa emateagatik

gobernatzen duen gobernu bat partekatzen dugu arazoekiko hurbiltasunez eta gardentasunez

errealista da jaurlaritza eta oinak lurrean dauzkagu zailtasunak ere aztertu ditut eta neure gain hartu ditut eta onartu gabeziak daudela

asko daukagu egiteko enpleguaren kalitatea hobetzeko behin behinekotasuna murrizteko eta soldatak igotzeko negoziazio kolektiboaren bidez

deprimituei eman behar zaien laguntzan ere ez dugu lortu berrikuntzan behar adina inbertitzerik ere eta giltzarria da hori etorkizuneko garapenerako

diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa hobetu behar dugu eta etxebizitzarako prestazio osagarriak edo gizarte larrialdiko laguntzak koordinatu behar ditugu halaber zabaldu egin behar ditugu familiarako eta kontziliaziorako laguntzak jaiotza tasa igotzen lagunduko baitu horrek zerbitzu publikoetan atzerapenak izan dira osasun zentroetan egin beharreko zenbait inbertsiotan

edo ez dugu nahikoa egin ekintzaileei ematen dizkiegun laguntzetan bidea daukagu oraindik egiteko unibertsitatea eta enpresaren arteko loturan eta talentua euskadira itzultzeko ahaleginean legegintza arloan zailtasunak izan ditugu

dago ekarpenen legearen testu berria espero dugu urte honetan bertan kontsentsu instituzional batera iristea testu hori landu ahal izateko

girorik sortu estatutua osorik betetzeko eta autogobernua eguneratzeko ezta espetxe politikaren salbuespen egoerarekin amaitzeko ere

ostean onartu ditugu eta zehatz mehatz azaldu osakidetzaren lan eskaintza publikoko arazoak

emakumeen aurkako indarkeriaren gaitz larria pairatzen jarraitzen dugu onartzen dugu badaudela zailtasunak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz aurrera egiteko

zailtasunak dauzkagu bai baita gabeziak eta arazoak ere ez dugu hori ezkutatzen

nolanahi ere garrantzitsua izan da egindako bidea gure programa euskal gizartearekin dugun konpromisoa da ondo dakigu zeintzuk diren helburuak eta

iparrorratz bat badugu ere arraunean egin beharra daukagu hori da gure konpromisoa baliatu egin behar dugu lortutako abiadura eta aurrera egiten jarraitu ikuspegi hori oinarri hartuta

aurkezpena bi ardatzetan egituratzen da hazkunde jasangarria eta giza garapena

enplegu gehiago eta hobea sortzen laguntzeko euskal partzuergo teknologikoa sortuko dugu foru aldundiekin eta

helburua da europako eskualde liderretako bat izatea berrikuntzaren arloan instalazio fotovoltaiko berri bat jarriko dugu martxan arasurren

eta lagunduko digu trantsizio energetikoa egiten partaidetza funts enpresarialek aukera emango digute enpresetan partaidetza berriak egiten jarraitzeko

helburu izanik euskadiko enpresa traktoreen sustraitze lehiakortasun eta nazioartekotzearen alde egitea

euskadiko bonu jasangarriarekin jarraituko dugu aurten nazioartean egindako

izan da eskaria zailtasun handiko eremuen industria garapenerako plana onartuko dugu foru aldundiekin eta udalerriekin batera egindako lanaren ondorioa da

abiadura handiko trena gasteizen sartzea adostuko dugu bus elektrikoaren obrak

donostian eta gasteizen martxan jarriko dena lanbideren zerbitzua modernizatzen ari gara eta horretarako esku hartze integraleko eredu bat darabilgu

lehentasuna emango diogu enplegurako lanbide heziketari emakumea lan munduan berdintasunean sartzeari berrogeita bost urtetik gorakoei eman beharreko arretari

aurrera egingo dugu lurralde antolamenduko gidalerroetan gaztelagun programaren bidez etxebizitza alokairurako diru laguntzak emango zaizkie gazteei

eta aurrera egingo dugu bi lege hauen tramitazioan ingurumen administrazioa eta natura ondarea kontserbatzearena bultzada emango diogu

auzo kalteberetan esku hartzeko plan integral baten bidez turismo industrialaren plana egin behar dugu lehen aldiz indartu egingo dugu

etxebizitzen ikuskaritza zerbitzua turismo jasangarri eta kalitatezko bat bermatzeko merkataritza ekintzailetzako laguntzak onartuko ditugu eta

euskadi gai izango da erronkei aurre egiteko horretaz ziur nago pauso sendoak eta argiak eman behar ditugu

ahalegin guztia egingo dugu urtebete lehenago lortzeko gure helburu nagusia langabezia ehuneko hamaretik behera jaistea eta enpleguaren kalitatea hobetzea enplegua herrialde helburua da hazkundea

enpresa munduari laguntzeko honekin batera inbertsio produktiboa eta inbertsio soziala handituko dugu hazkundea herrialde helburua da

bertizko adierazpenaren bi ardatzetan jarriko dugu arreta espetxe politika bizikidetza politika bihurtu eta memoria kritiko bat partekatu

bizikidetza herrialde helburua da migrazioaren erronka euskadin migrazioaren aldeko itun sozial bat bultzatuko dugu europan erantzun solidario bat partekatzeko share proposamena aurkeztuko dugu integrazioa herrialde helburua da

autogobernua akordioa zabaldu nahi dugu

eta handitzeko subiranotasun partekatuen mundu honetan badaude aukerak erabakitzeko eskubidea eta adosteko borondatea uztartzeko

aldebikotasuna azpimarratzen dut aintzat hartzen ditut batzorde txostengilean lortutako akordioak eta akordio horiek zabaltzea planteatzen dut

ziur nengoen orduan ere autogobernuaren eguneraketa konkordiatik egin behar dela identitate ezberdinen arteko bizikidetza esparru baten bila

asko dugu oraindik lantzeko egiteko asko dugu ekartzeko emateko eta gerturatzeko gaur

errespetuz baikortasunez jarrera eraikitzaile batekin jada adostuta dagoenetik aurrera egiteko

leialtasuna lehenik iraganean formalizatutako eta euskal gizarteak berretsitako itun politikoei horietatik garrantzitsuena gernikako estatutua mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian hitzartua

eta berretsia ia berrogei urtetan zehar estatutuak funtsezkoa edo funtsezko egitekoa izan du gure autogobernuan bizikidetza demokratikoa

baina hala ere bete gabeko arau bat da oraindik ere iazko irailean transferentzia egin gabeen txostena bidali genuen

azaltzen da estatuak euskal herritarrekin duen zorra

printzipio demokratikoa eta legezkotasun printzipioa elkartzeko moduari buruz gernikako estatutua adostua berretsia

printzipio demokratikoa eta legezkotasun printzipioa betetzen duen itun bat da osorik beteko balitz esan nahiko nuke

ez betetzearekin jarraitzeak guztiz kentzen dio legitimitatea betetzen ez duenak irtenbide integratzaileak hartzeko egiten duen eskaerari

ari naiz aukeren etapa honi gogo eta asmo berriz heltzeko premiari buruz errealitatea da ia berrogei urteren buruan

ez heltzeko premiari buruz eta ez duela onartzen bere errealitate plurinazionala berriz diot errealitatea dela ia berrogei urteren buruan ez dela gernikako estatutua bete eta estatuak ez duela onartzen bere

itxikeria horretan jarraitzen bada ezezko bikoitz horri eusten bazaio zein da alternatiba

inoiz ez baitakigu nora eramango gaituzten eta

ilusioa sortuko duen jarrera bat hartzea ituna eta bizikidetza ekarriko duena espainiako gobernuari eskatzen diot baiezko bikoitz bat eman dezala osorik bete dezala estatutua

itundutakoa betetzea da lehen pausua estatuak ekarpen handia egin diezaioke garai berri honi bere

bere lurralde aniztasuna onartzeko jakinik asmo oso bereziak dituzten gehiengoak daudela badu hori egiterik eta hala egin behar du estatuak aukera du euskadiren errealitate nazionala

badu hori egiterik eta hala egin behar du indarrean dauden lege esparruek euskadiri aitortzen diote jada

ahalmen ikaragarri handiak dituena ahalmen horiek borondate politikoaren babes esplizitua besterik ez dute behar errealitate bihurtzeko

ahalmen horiek guztiek eragingarritasun juridikoa izateko estatuko botereei eskatzen diet herri baten asmoei erantzuteko bide bat ireki dezatela gure autogobernua ez baita madrilen hartutako erabaki teknokratiko baten ondorio mendetako joera bat baizik sakrifizio

y de una nueva generación akordioa zabaltzeko eta bideragarritasuna begi onez aztertzeko gonbita egiten dizuet helburu positibo bat da guri dagokigu eta bideragarritasun instituzionala erraztea eta geure gain hartzea gizartearen berrespena lortzeko erantzukizuna lehendakari gisa

ahalik eta esparru zabalenera eramango gaituen bidea aurkitzen

ordezkari hautatu gaituen gizarte osoaren arrakasta izango litzateke

gizarte kohesiorako lagungarri euskal autogobernurako akordio berri eta zabal bat desiragarria da egingarria
eta positiboa geure ahalegin guztia merezi du eskerrik asko eskerrik asko